egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta minutuko isilunea egingo dugu azken erahilketa horien aurrean adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak

irmotasun osoz gaitzetsi eta erabat baztertu nahi du mari luz

mari luz eta amalia emakumeen kontrako indarkeriaren ustezko gertakari berri baten

senideei eta gertukoei eusko legebiltzarrak erahilketa hauek gaitzesten ditu eta baita emakumeen kontrako indarkeriako edo sexu diskriminazioko beste edozein adierazpen ere ildo honetan gogora ekarri nahi dugu

uste dugu indarkeria sexista dela boterearen eta emakumeen zapalkuntzaren ondoriozko emakume eta gizonen arteko desberdintasunetatik adierazpenik larriena

aldez aurreko gaia mozioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua donostiako benta berri auzoko babes ofizialeko etxebizitzei buruz

abenduaren lauko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren

euskal talde popularrak eta mistoa upyd taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu

zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

bai hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio berdinketa dagoenez bertan behera geratzen da jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

hurrengo osoko bilkurarako geratuko da gai zerrendako puntu bakarra euskal autonomia erkidegoko bi mila hamabostgarrena urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen

jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna

eskerrik asko legebiltzarburu anderea egun on legebiltzar jaun andreok jaurlaritzaren izenenean

aurrekontu legearen proiektua aurkeztera natorkizue zuen aurrean

konpetentzia denez urteroko lege hau onartzea eta

lehenengo eta behin non gauden nondik gatozen eta zein egoera ekonomikoan gauden hau da testuinguru ekonomiko batetan

edukiak atzeraldi sakon batetik

une honetan eta azkeneko hiruhilabeteko hiru neurketa ikusita

baina gure susperraldia oraindik moderatua da apala da testuinguru honetan kokatzen da gure ekonomia zentzu horretan

testuinguru ekonomikoa hau da munduan europan espainian gure herrian zelako

aldaketak egon diren azkeneko hiru hilabetetan hazkunde bat ikusten dugu

nolako igoera eduki duen azkeneko hiruhilabetekoan ehuneko bi

garapen bidean dauden estatu desberdinen artean ere ikusten dira

adibidez asia aldean txinaren igoera ehuneko zazpikoa izan da eta indiarrek ere ekonomiako

brasilen uzkurtzea kezkagarria indonesiak ere hazkunde txikiagoa izan du azkeneko hiruhilabetean zentzu eta testuinguru honetan

arrisku batzuk ere badaude zalantzan ipintzen gaituenak gure inguruan hurrerago joten badugu europar batasunaren barruan azkeneko hiruhilabetean bereiztu behar dugu europar batasuna bera orokorrean

europar batasunaren jaitsiera edo igoera edo hazkunde ekonomikoa bat koma hirukoa urtez urtekoan

hiruhilabetekoan erakusten du nolabait errezesio arrisku hori ikusten zena edo

momentu honetan ez dela hori gertatu azkeneko hiruhilabeteko datu ekonomikoen arabera

egoera kaskarragoa da urtez urtekoan zero koma zortzikoa izan da igoera eta hiruhilabetekoan

hau da europar batasunaren eurogunearen egoera

estatu espainolak ere hazkunde ona eduki du egia da espainiak

espainiako ekonomiak hiruhilabeteko neurketan ehuneko

gure eta gure herriko ekonomiak azken datuak azkeneko hamabost eguneko datuak dira eguneratu behar ditugunak nire azkeneko agerraldiarekin neurtuz orain dela hain zuzen hilabete justu justu

ekonomian euskal ekonomian urtez urtezkoan eta hiruhilabetekoan neurtuz

ikusten badugu gure ekonomiaren ibilbidea bi mila hamairuko bigarren hiruhilabetetik aurrera

bigarren eta hirugarren hiruhilabete horretan egonkortuta egon gure ekonomia baina laugarren hilabete horretan hazkundean hasi ginen urtez urtekoan ez baina bai hiruhilabetekoan

eta aurten bai urtez urtezko eta bai hiruhilabeteko neurketan

hiruko hazkundea eduki dugu baita urtez urtezkoan zero koma bostekoa bigarren hiruhilabetean zero koma lau eta urtez urtezkoan

hamabost eguneko azken datuetan bat koma hiru eta hiruhilabetekoan

badaukagu hazkunde ekonomiko bat egoera hobetzen doa baina susperraldia oraindik moderatua da apala da eta hori horrela da krisialdiaren eraginak hor daude atzeraldi sakon horretatik atera gara krisialdiaren eraginak hor daude beste aldetik

gure inguruan ditugun zalantzak arriskuak hor daudenak

nazioarteko krisian hor daudenak krisi geopolitikoak

europar batasunak daukan gatazka eta arazoak

gure europako ekonomian hain zuzen ere alemaniari ukitu egin dio era garrantzitsuan alemaniari ukitzen dion neurrian gugan ere eragina edukitzen du horrek gure ekonomian

ekoizkin eta zerbitzuetan hori kontuan hartzekoa da arrisku batzuk hor daudela beste arrisku batzuk

zelan daukagun inflazioa inflazioaren

horrek zer esan nahi du esan nahi du makaltasun batzuk ditugula herritarrok familiok enpresak

zorpetuta gauden heinean zorpetzearen balore nominala gutxitzen delako baina zorra bera ez da aldatzen orduan makaltasun bat daukagu eta hori

zalantzan ipintzen ditu inbertsio proiektu batzuk ere inflazioa baxua edukitzeak ez da ona inflazioa altuegi edukitzea baina ez da ona ere

helburu gure ekonomia politikan europar batasunaren barruan ehuneko bian ipinita gaude

azkeneko urteko akumulatuan europar batasunaren inflazioa ehuneko zero koma bian dago espainian azpitik dago negatiboan dago

gure herrian positiboan daukagu baina oso motel ere

hau da europar batasunaren bestekoa gutxi da eta horrek ere arazoak sortzen ditu

kontuan eduki behar dugu baikor moduan ikusi

moneta politikaren eragina egia da europako banku zentralak hartu dituen neurriak onak izan direla

ongarriak direla laguntzen duela era

ehun ekonomikoaren bultzakada bat lortzeko eta zergatik diot hori alde batetik

likidetza sisteman sartu delako eta momentuz ez dago

zorpetu nahi duten edo maileguak hartu behar dituen onuradunen artean hor jokatzen dugu eta politika ezberdinen artean finantza politiken ezberdinen artean

bermeak ematen hori da arlo bat beste aldetik egia da

eragin bat dakarrela ere euroaren balorazioaren jaitsiera bat eman delako

gure barne eskaeraren kanpoko sektorearen hobekuntza bat lortzeko hau da

euroaren balioa gutxitzen denean politika moneta interesak eta

testuinguru horretan orduan arriskuak badaude susperraldia ere moderatua da eta

daukagun inflazio oso txikia zelan daukagu gure ehun ekonomikoa ikusten badugu azkeneko hiruhilabeteko euskal ekonomiaren eboluzioan

barne eskaeran oinarrituz eduki dugu hazkuntza gure

ehuneko bat koma laukoa sendoa izan da azkeneko sei urteetan eduki ez duguna azkeneko sei urteetan eduki ez dugun sendotasun eduki dugu barne eskaeran horrek adierazten du

barne eskaeran oinarriturik kanpoko sektorean oraindik ere gure saldoa

aldeko hori aldea ere positiboa da eta horrek

hiruhilabeteko azkeneko datuen arabera bestetik zer ikusten dugu

eta aurtengo amaierarako hau da aztertu dut zer gertatu den orain aztertuko dugu zer aurrikusten dugun gertatuko dena

hazkundearen ehuneko bategaz eta datorren urterako ehuneko bat koma zazpiko hazkunde batekin

barne eskaeraren hobekuntza non bat kontsumoan zergatik alde batetik inflazioak sortzen duen eragin kaskarrak ere badauka beste ikuspuntu bat eta da

hor ematen dira aukera batzuk kontsumoa ere areagotzeko inflazioak baxua izatea zorpetzeari ukitzen dio baina prezioak jaitsieran ere

laguntza ematen dio ere bestetik non ikusten dugu aukera

apurka apurka hobetzen goazelako eta hartzen esparru bat hau da gure merkataritza kontsumo kopuruan hobekuntza ikusten dugu

hobekuntza ikusten dugu eta horregatik hor daukazue eta denok dakizue

diren azalduta daudelako eta aurkeztuta daudelako inbertsioari begiratuz hobekuntza bat ekipo ondasunetan ekipo ondasunen papera gure industriaren arloan oso garrantzitsua da daukagun

hurrengo industria katean garrantzitsua da eta bestetik ikusten da hobekuntza bat baita ere mugiezinen sektorean

inportante bat horregatik bi mila hamabosteko amaierarako ikusten dugu mugiezinen sektorea hazkunde txiki batetan aurkeztu ahal da hiruhilabeteko

ikusita zelako atzeraldi sakonean egon den eraikuntza mugiezinen sektorea garrantzitsua da kanpoko sektorean ere

euroaren balore galtzeak eta horrek gure esportazioetarako ematen digu guri lehiakortasun mailatxo bat gehiago

horregatik aurrikusten dugun hazkunde gure barne

bat koma seikoa da urtez urtekoan hazkunde osoa bat koma zazpikoa eta eskaintzatik ikusita sektore guztiak positiboan eraikuntzarena esan dut zergatik azkeneko hileetan bi mila hamabosteko azkeneko hileetan eta

sektorean ikusten da hobekuntza bat zerbitzuetan ere nabaria

horregatik datorren urterako ikusten duguna da hazkunde hori bat koma zazpikoaren inguruan baina berriro aipatu nahi dut

hau lehenengoko hitzaldiaren zatia testuingurua

bigarren arloa aurrekontu eta finantzario ikuspuntutik nola daukagun egoera

hamar mila seiehun eta hogeita hamasei milioiko aurrekontua ari gara aurrekontu horretan ikusten dugu euskal herri dirubideen kontseiluan onartutako ekarpenak eta diru bilketa aurrikusten zena ehuneko bost koma bostekoa hazkundearena eta baita

ekarpenena zentzu horretan aurrekontuak hazkunde bat daukate alde batetik

lau koma batekoa batez besten sarrera guztiak neurtuz hau da laurehun eta hogeita hiru milioi gehiago

aurrekontua ez da gutxitzen edo ez da murrizten aurrekontua

laurehun eta hogeita hiru milioitan finantza arlo honetan ikusten dena da beste aldetik

gure defizit mugak jaitsiera dauka ehuneko batetik ehuneko

jaisten da udalek eta hiru foru aldundiek defizit muga hutsa daukate hau da ez ahalmenik gehiago zorpetzeko

horrek suposatzen du ere eragina daukala finantza ikuspuntutik gure aurrekontuetan baina bataz beste orokorrean

zorpetze inguruan edo gure finantza zama aurre egin behar diolako

zorpetze politikan igoera bat daukagu

milioi euro gehiago iazekin neurtuta baina finantza gastuetan hobekuntza daukagu zorpetze maila handiagoa

egonkortuta daukagu gastu finantzieroa politika bat jarraituz

gure maileguak eta gure zorpetze politikako finantza gastua zorpetze gehiagorekin

hirugarren esparrua non kokatzen dira aurrekontuak eredu ekonomiko batetan

giza garapen jasangarriarena hau da eusko jaurlaritzaren eredu ekonomikoa giza garapen jasangarriarena

alde batetik ezagutzan

bigarrena kohesioan edo integrazioan oinarritutako

eta hirugarrena jasangarritasunean oinarritutakoa ere

kohesioan daukagun politika sozial guztiak ezagutzan eta prestakuntzan

azkeneko urteetako aurten ere politika

gure ehun ekonomikoaren gainbalioa prestakuntza gure pertsonak helburu direla ere hezkuntza sistema

sistema gure baliabideen arabera hobetzen joateko eta jasangarria izatea ingurumen ikuspuntutik eta kontu ekonomikoaren ikuspuntutik jasangarritasunak

hori da jaurlaritzaren ekonomi eredua giza garapen jasangarria

ekonomi politika laugarren arloa estrategi ekonomikoa

estrategi ekonomiko bat zein da estrategi ekonomikoa daukaguna euskadi bi mila hogei

programa estrategia epe ertainerako plangintza eta epe ertainerako plangintza horrekin

aurrekontu politikak edo herri politikak beno ba estrategi ekonomiko horren barruan euskadi bi mila hogei basque country integrala dena

hezkuntza ingurumena industri ukitzen duena estrategia abiapuntu lez hartuta

ekintzaileei jardunak laguntzeko plana bi nazioartekotzeko plana hiru industrializazio plana lau enplegu plana bost zientzi

eusko jaurlaritzako gobernu batzordeak onartuko duena ingurumenaren esparruko programa

eta zazpigarren atala finantza tresnak

eta ogasun ikuspuntutik gure ehun ekonomikoari laguntzeko ipinitakoa testu inguru horretan uztartzen du programak estrategia plangintza eta herri politikak

jokabide ekonomikoa baita ere ikusten dugu laugarren esparru honetan inbertsioaren hobekuntza hiru koma batekoa

milioi hau da hilezko aurrekontuarekin neurtuz hogeita hamasei milioi gehiago

hazkundea daukagu eta hona helduta onartu nahi dut

gure lan guztion horiek ere badaukatela bere emaitza lortu izan dugu akordio bat talde parlamentari sozialistarekin

beraiekin lortu izan dugun akordioa bi mila hamabosteko aurrekontua onartzeko gainontzeko talde parlamentariei eduki dugun harremanak beste akordiorik ez dugu lortu gainontzeko taldeekin batzuk osotasunezko osozko emendakina aurkeztu dute beste batzuk

eduki duten talantea orain arte behintzat gure harremanetan

esparru honetan hau da estrategi ekonomiko horren barruan euskadi bi mila hogeian zertan datza

zuzen batzuetan lehenengo eta behin enplegu politika aktiboetan

aurrikusten dira berrehun eta hamaika zuzenezko enplegu politikentzako eta

hamabi prestakuntzarako garrantzitsua bigarrena

industria arloa hirurehun eta hiru milioi hiru esparrutan

lehiakortasunari laguntzeko eta ekintzaileei

eta ekintzaileen babeserako hirugarren moduan berrikuntza teknologia

zientzia eta teknologia kontseiluan onartuko dugu plana eta asteartean gobernu batzordean berrehun eta lau milioi

gastu orokor moduan berrehun eta lau milioi garraio eta azpiegitura arloan seiehun eta hogeita hamar milioi non kokatuta gehien bat trenbide arloan baita erkide autonomo gainetik dagoen trenbide sare handian hau da yan eta baita ere gure barne trenbidean

dauden trenbide inguruan dauden

metro inguruan hirugarrena linea hobekuntzak hor daudenak eta inbertsioak

ur azpiegituretan eta baita gure kaien hobekuntzan

nekazaritza sektoreak ehun eta hamar milioi nekazaritzak abeltzaintzak eta arrantza sektoreak ehun eta hamar milioi merkataritzak berrogeita hamar

turismoak hamairu koma lau milioi dauka hauek dira herri politikak laugarren esparru honen barruan hau da

susperraldia enplegua eta hazkundea lortzeko

zehaztutakoak nik aipatu ditudanak bosgarren

gure gizarte babeseko politikak gizarte babeseko

enborra adierazten du gure eredu ekonomikoan erdian bertan osasun politikak

kopuru horretan eta bertatik bi mila bostehun eta hamaika milioi hau da ehuneko hirurogeita hamalaua

osakidetzaren programa kontratuan neurtzen da

osasun arloan osakidetzaren programa kontratuak berrogeita zortzi milioi gehiago dauka

eskubideak bermatzeko eta inbertsioetan bi koma hiruko hazkundea orokorrean

hobekuntza bigarren arloa hezkuntzarena ia bi mila zortziehun milioiko aurrekontua hain zuen bi mila zazpiehun eta laurogeita hamaika milioi

hezkuntzari bideratuta doaz gainontzeko guztiak sail horretako beste politika batzuei doaz bai euskara politikara hizkuntza politikara

eta bi mila laurehun eta laurogeita sei milioi horiek

haur hezkuntza lehen hezkuntza batxilergoa

hau da hezkuntza propioaren ehuneko

eta beste hirurehun eta hamairu milioi unibertsitateentzako

euskal herriko unibertsitateak kopuru garrantzitsu eta inportante bat jasotzen du jaurlaritzaren

berrehun eta laurogeita hamazazpi milioi euro gainontzeko

euskal unibertsitateei arrasateko unibertsitateak eta

eta hori da jaurlaritzaren konpromisoa berrehun eta laurogeita hamazazpi

arlo horretan ere aipatu gizarte politiketan bostehun milioi inguru zehaztuta laurehun eta hirurogeita bat

diru sarrerak bermatzeko errenta hogeita bat milioi gizarte

aurrikusten dugun kredituak eta beste hemezortzi milioi gizarte zerbitzuetako jaurlaritzako ekintza zuzenetara

horretarako etxebizitzan ehun eta sei milioi alokairu

handitzeko eraikinen zahar berrikuntzarako neurriak eta guri

bestetik aipatu ere behar dugu eta amaitzeko azkeneko esparruan sartuta

arlo bi horietan eta garrantzitsuak dira zuzentze arloan

berdinduz alde batetik gure zuzentze administrazioaren berrikuntza

gure eskualde guztietan administrazioaren hobekuntza horiek ehun eta hogeita hamalau milioi suposatzen du eta bigarren programa hau da

hau da abokatuen beharra dutenak bitartekaritzako lanak gatazka judizialen alternatibak ipintzen diren neurriak beste hogeita hamalau milioi dauka denetara ehun eta hirurogeita zazpi milioi gure ertzaintzak hobeto esanda segurtasun sailak

hortik ehuneko laurogeita hamabia ertzaintzari bideratuta gainontzeko guztiak edo trafikora babes zibilera

hizkuntza politikan berrogeita zortzi euskalduntzeko gure hezkuntza sistema beste berrogeita bi eta hamairu milioi

administrazio orokorrean ehun eta hamairu milioi eta kulturak orokorren ehun eta hirurogeita hamalau milioi zatirik handienak gure euskal irrati telebistako

legebiltzarburu andrea jaurlaritzak estrategia hori zehazten du plangintza batetan epe ertaineko aipatu ditudan plangintza guztiak

herri politiketan zehazten dugu badaukagu ehun ekonomiko lehiakor bat baina gure hazkunde ekonomikoa ez da etorriko bakarrik jaurlaritzaren eraginagatik edo aurrekontu honengatik hori badakigu hori harrokeri bat

ehun ekonomikoaren hobekuntzak beste faktore asko dauka ere eragina egingo diotena baina lagundu egingo dio gure politika ziur gaude ezagutzen dugu gure herria

egin ahal ditugun aurrekonturik gure uste apalean onenak dira konpromiso horiek eta zehaztapen eta eduki horiek zuei azaldu deutsuedanak eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza osoko zuzenketa aldezteko

hementxe egindako politika orokorrari buruzko osoko bilkuran eh bilduren izenean niri egokitu zitzaidan

ate hori ixtera nator orduan gure taldeak eskaintza politiko hirukoitza egin zuen hiru

murrizketa sozialik gabeko aurrekontu proiektua egitekoa zen ezin izan da eh bilduren partetik borondate politiko guztia egon arren

murrizketak ekarriko dituztelako hona ekarri dut gasteizko lagun batek bidalitako dokumentazioa gure bulegora bidali du legebiltzarrean dugun bulegora gizarte laguntza kendu diote

gehien behar zuen momentuan gero eta jende gehiagok bidaltzen digu halako dokumentazioa gure bulegora desesperazioaren ahotsa

lazgarriak herritarren hauen egoera larriak eh bilduk gaur hemen aurkezten duen osoko zuzenketaren zergatiak azaltzen ditu jaurlaritzak behin eta berriz pertsonak helburu dituela esaten badu ere

beste lehentasun batzuk dituela adierazten digute ez dira inoiz hitzak zenbakietatik hain urrun izan estas no son las cuentas que necesita

estas no son las personas aurrekontu egitasmo honen ia ehuneko hamarak zor publikoa deritzotena ordaintzea du helburu hori bai lehentasuna

igoeraz hitz egiten ari gara banketxeek utzitako zorra kitatzea bai lehentasun bitartean enpresa handienetako buruei eta ondare handienak dituztenei bostehun milioi euro barkatzen zaizkie

hau ere lehentasun zalantzarik gabe izaten jarraitzen du ez dago dirurik ia ezertarako ez dago dirurik baina hara doa gure inbertsio atalaren

nora ez dakigu agian hurrengo zulora jarraitzen dugu honezkero prestakuntzarako

eta lanbidek misterio bat izaten jarraitzen du gure gazteak

zer esanik ez gizarte laguntzei buruz horretan eta murrizketako oso nabarmenak dira gizarte larrialdietarako laguntzak betetzeko hogeita hamaika miloi beharko genituzke eta jaurlaritzak

kontziliaziorako laguntzak betetzeko berrogeita hamar milioi baino gehiago beharko genituzke jaurlaritzak hogeita hamar pasatxo jarriko ditu aurten ere motz geldituko gara

famatuak benetan eskubide subjektibo giza bermatzeko hirurogei milioi gutxienez faltan izango dira berriro eta sektore publikoa osasungintza eta hezkuntza aurten diru gehiago egonda aurrekontuetan pisu espezifikoa galtzen dute beraietako

bakoitzak ehuneko zero koma euskarak jaurlaritzaren aurrekontu egitasmoan

hori dela eta aurten osotasunaren ehuneko zero koma zazpi besterik ez da izango gauzak horrela inbertsio maila honekin jarraituz gero

ez da beste ehun urtetan ere gertatuko nolako aurrekontu egitasmoa halako politika ekonomiko eta sozialak bi dira batez ere aurrekontu

lehenengoa letonian izan ezik espainia da azken urtetan aberatsen eta txiroen arteko arraia gehien handitu duen estatua aditu batzuk diote krisiaren ondorio zuzena dela ala krisi egoeran aplikatu diren politiken ondorio zuzena esango genuke eajk

aurkeztu digun aurrekontu egitasmoak politika horietan sakontzen du aberatsen eta txiroen arteko arraiak gero eta gehiago handituz caritasek berak

duen bezala euskal gizartean gero eta nabarmenagoa da bi gizarte sortzen ari direla

espainiar estatuko gizartearen dualizazioa araba bizkaia eta gipuzkoara ere irizten ari da gehien sufritzen dutenekin egotea ez da nahikoa herritar horien egoerei

ematea baizik momentuz babes sare publikoak indartzea eta horretarako noski

gizarte giza gure etorkizuna zaintzeko inbertsorik onena da bigarrena zorionez araban bizkaian eta gipuzkoan espainiar estatuan dagoen gain zorpetze maila egoeratik

egoera ere askoz osasuntsuagoa da halaber gure industria ehunaren pisu espezifikoa askoz handiagoa da gure ekonomiak eta espainiar estatukoak ez dute ondorioz

ez du batere sentsurik gure ekonomiari dagozkion ahalmen eta gaitasunak askatzeko beste politika batzuk behar ditugu

plan aurkezpen gutxiago eta inbertsio sendoa eta iraunkorra formazioan berrikuntzan eta teknologian asko dugu hobetzeko

segidismoa egiteak gure ekonomiaren aukerak itotzen ditu ez du balio bruselatik edo madrildik datozen politikak direla esateak ematen du batzuetan komeni dela erabakiak han hartzen direla esatea sama hori beste batzuen gainean uzteko eta hemen euskal herrian politika berberak

baina atsegin handiz egiteko krisi egoera honetara ekarri gintuzten politika ekonomikoek krisi egoeratik ateratzea zaila baino ezinezkoa izango da eredu ekonomiko eta soziala eraldatzea ezin bestekoa beraz

politika ekonomiko eta sozialak aldatzen hastea urgentziazkoa da jaurlaritzaren lehentasunak eta eh bildurenak aurrekontu egitasmoa egiterakoan

eredu ekonomiko eta sozial desberdinak eta askotan kontrajarriak irudikatzen dituztelako hori dela eta gure osoko zuzenketa

halako aurrekontu egitasmoa egoera zail honetatik irteteko hartu behar ditugun erabakiak politikoak dira eh bilduk argi eta garbi du euskal herritar bat ere ezin daiteke bazterrean gelditu herri proiektu hau dugunok gizarte kohesionatu batean bizi nahi dugu horrek gure garapenaren adierazle nagusi bilakatuz

ez uzteko konpromisoa horren oinarria da gehien dutenek gehiago eman behar dutela guzti guztiek oinarrizkoa izan dezaten norabide horretan mila bederatziehun eta hogeita hamairugarrena urtean ameriketako estatu batuetan

beste neurri askorekin batera gehieneko soldata ere ezartzea proposatu zuen kasu hartan berak hitz egin zuen soldata txikiena bider hogeita bost bere ustez hainbeste herritar gosez sufritzen ari zirenean

erabat inmorala zen ez zen bere ustetan jarrera batere abertzalea roosevelt presidenteak bere politika ekonomiko eta sozial berriei

hitzarmen berria gure iritziz araba bizkaia eta gipuzkoan ere euskal herritarren arteko hitzarmen berria behar dugu hitzarmen sozial

euskal herritar guzti guztiok beharrezkoak garela beste modu batez esanda gure ekonomiak euskal herritar guzti guztiak beraien eskubide sozialen jabe duintasunez bizi ahal izatea bermatu behar du hori da

politikoa euskal herritarren arteko hitzarmen berri horretarako lau oinarri eskaintzen ditugu lehenengoa eredu ekonomiko honek sortutako desberdintasunak eta ondorioz behar sozialak gero eta handiagoak dira

sozialaren bidean murrizketarik gabeko politika publikoak indartu behar dira bigarrena diru gehiago behar dugu horretarako gehien dutenek gehiago eman behar dute europan batez besteko dagoen zerga presioa ezarriko bagenu hau da zazpi puntu gora

gatzagaetxebarria jauna lau mila milioi gehiago izango genituzke

beraz ezinbestekoa da hirugarrena enplegua sortzeko gure industrian inbertsio sendoak eta iraunkorrak behar ditugu gure ekoizpen eredua eraldatuz berrikuntzaren eta teknologiaren alde egiazko

eta laugarrena batzuk diote lehenengoz krisitik irten behar dugu eta gero status politiko berriari buruz mintzatuko gara ez

hemen hartu behar ditugu bestela neurri okerrak aplikatzen jarraituko dugu eta krisitik ateratzea gehiago kostatuko zaigu espainiako eredua eta hemengoa zeharo desberdinak dira gure ekonomia desberdina da beraz gure erabaki ekonomikoek ere desberdinak

gure iritziz aurrera begira ere lau oinarri nagusiei buruz eztabaidatu eta adostasunak bilatu beharko genituzke halaber lau irizpide nagusi

ardazteko baliagarriak izaten jarraitzen dutela uste dugu baina

aurrekontu egitasmoa legebiltzarrera ekartzea ez zen gure ardura jaurlaritzarena baizik

eskatu are gehiago bere lehentasunak bere eredua bestelakoa dela jakinda batez ere lehen aipatu dudan

adostasuna lantzen saiatu ginen horregatik gure eskua jaurlaritzari zintzoki luzatu genion gure buruari jarritako

hain zuzen ere adostasun hori lantzeko eh bilduren proiektu politiko eta sozialetik urrun murrizketa sozialik gabeko aurrekontuak lortzea bazen aurrerapausoa gure ustez eta ahaleginean tematu gara proposamenak mahaiaren gainean jarri ditugu gure jarrerak

maximalistatzat ez hartzearren lehenengo momentutik blokeorik erakar dezaketen elementuak esate baterako abiadura handiko trena edo defizit muga edo halakoak alde batera uztea hobetsi genuen adostasuna erraztea

akordioa lantzeko benetako borondatea erakutsi nahi izan dugu gure asmoari zehaztasun falta egotzita murrizketa sozialik ez egoteko zenbakiak ere eman genituen

lubaki bihurtzea eta negoziaketa oztopatzea guztiz kontrakoa

oinarri bat eman nahi izan genuen oinarri zehatz eta kuantifikagarria zifra bat plaza publikoan jarrita bagenekien adostasunik lortzekotan

egin genuen agian jaurlaritzak balia zitzakeen ideiak ziren guk bageneuzkanak nolabait zifra horiek zenbaki horiek lortu ahal izateko eta ez dugu inoiz jakingo erantzun ofizialik egon

erantzun ofizial bakarra edo antzekoa andoni ortuzar euskadi burubatzarreko presidente jaunak irrati publikoan eman zigulako olentzerori gutuna esan zigun

esan zuen eta orduan zarzuela jauregira beste estatu eredu baten eske joatea ez al da

beste alde batetik sailburuaren kortesia gatzagaetxebarria jaunaren kortesia eskertu nahi dugu isiltasuna erantzun bakarra hartzen dugu ondorio zehatza hasiera hasieratik jaurlaritzak ez zuen eh bildurekin akordiorik egiteko asmorik izan jaurlaritzak sailburuaren kortesia alde batera utzita eh bildu eta bere proposamenak mesprezuz tratatu dituelako

zalantzan zegoela antzezten ari zela jaurlaritzak itxaron egin zuen pse poltsikoan zeukala jakin bezain laster kortesia ere alde batera utzi zuen jaurlaritzak jaurlaritzak aurrekontu egitasmorik negoziatzen ez duela erakutsi du berak aurrekontu egitasmoa egiten du eta beste

zenbatetan dagoen galdetzen du prezioaren inguruan negoziatzen du hori ez da eh bilduren estiloa guk publikoki ere esana dugu gure eredu ekonomiko eta sozialak hain ezberdinak izanda aurrekontuen ingurukoa seguruenez

litzatekeela eh bilduk aldez aurretik eajko ordezkariei ere esan zien ez dugula

ezta elkarri jaurtitzeko arma gisa bilakatu behar normalena akordiorik eza

ezin uka jaurlaritzak akordioa bilatzeko erakutsi duen borondaterik ezak gaituela biziki kezkatzen gaitu egia da bere burua merke baino merkeago saltzen duenik dagoen bitartean zertarako pentsatu

ez duzue alderdian aurpegirik aldatu bakarrik aulkiak

egiten jarraitzen duzue eajren akordio politikari dagokionez

atzera begiratzen duten akordioak badira iraganeko akordioak baina badira ere etorkizuna aurreratu dezaketen akordioak badira epe laburrean etekin zehatza ematen duten soka motzeko akordioak eta badira

akordioak badira herritarrek halabeharrez onartzen dituzten akordioak eta badira herritarrek espero eta nahi dituzten akordioak ataka zehatz batetik ateratzeko baliagarri suerta daitezkeen akordioak eta badira herritar gehiengoan itxaropena eta ilusioa sortzen dituzten akordioak baina horretarako akordioa egiteko borondaterik

beste aldea aintzat hartu errespetatu eta bi jarrera politikoen arteko erdibiderik bilatu ez du bestearen onespena erosteko asmoak balio guztiok ez garelako berdinak etorkizunari begira gure iritziz

hautaketa marko juridiko politiko agortuaren akuarioko errege erregina izaten jarraitzea ala itsaso zabalera arrain libreak izatera ateratzea

eta atea ixten ari naiz baina ez dut guztiz itxiko zirrikitu bat utzi nahi dut agian zatikako zuzenketetan akordiorik

agian aurrerago gure herriak behar dituen akordio politiko zabalagoak

ez daukagu zalantzarik euskal herriak merezi du eta euskal herritarrek nahi eta behar dute hala bedi eskerrik asko eskerrik asko
arraiz jauna aurkako txanda pasatuz zeintzuk parte hartu nahi dute

egun on guztioi lau lerro nagusi

ditu eh bilduko bozeramaileak etorkizunari begira alde batetik eredu ekonomikoaren inguruan justizia soziala

hartuko duen ereduaren aldeko apustua egiten du zerga erreforma ere bai teknologia berrikuntza eta enpresen aldeko benetako apustua hirugarrena eta gero laugarrena

eta nik uste dut gaur jaurlaritzak bere sailburuaren eskutik aurkeztu

behintzat badituztela oinarri oinarrian

eta hori demostratzen saiatuko naiz nire tarte honetan alde batetik

ricardo gatzagaetxebarriak berak aipatu du zein egoera

aurkezten diren aurrekontu hauek eta nola joan den urteko aurrekontuek begiratuz beno hazkunde bat dago

ez dela nahi genukeen tamainakoa arlo guztietan baliabideak diru sarrerak ez dirua mugagabeak eta gainera hori ez du ez

bakoitzak zer daukan eta bakoitzak daki zein mugen barruan jokatu behar duen eta nik uste dut jaurlaritza honek egiten duela bi zutabeen inguruan oinarritu bere jarduera politikoa alde batetik

eustea eta gizartea da horren nolabaiteko helburu gizartea

gauza ezkutuko bat pertsonak dira eta pertsonak

erantzun behar zaie behar guzti horiei eta nik uste dut jaurlaritzak duela lehenengo helburu bezala lehenengo esku bat horretara jarria krisi ekonomiko honetatik

bide bazterrean gelditu ez dadin egiten du apustu bat eta ez da oraingo apustu bat

eta dauka bere islada aurrekontuetan eta bestetik

eta egiten dio sustapen ekonomikoari jarduera ekonomikoari toki bat eman tarte bat eman

aurkezten ditu aurrekontuak nik uste dut alde batetik dela eustea

berak aipatu du nondik gatoz zer egin dugu orain arte eta non kokatu behar dugu gure kudeaketa zorroztasuna aipatu du kudeaketan oinarrizko zerbitzuak bermatzea da ekonomiaren hazkunderako neurrian hartzea eta denok dakigu zein markotan jokatzen ari garen

hiru aldundiak ere bai eta udalek ere bai jakin badakite badakigu badakite diru sarrerak zein tamainakoak izan diren lurralde bakoitzean eta jaurlaritza honek zer aurrekontu

badakigu badakizue baita ere zorpetzeko ze mugak dauden defizita zein tamainan daukagun eta errespetatu behar dugun

ezer asmatzen ari badakit jaurlaritzak dauzkala

eta badaki adibidez gipuzkoako diputazioak ere zazpiehun eta laurogeita hamar milioi dituela eta horretan jaisten baldin bagara badakigu

nola bide ezberdinak egon daitezke baina

gora egin dutela ehuneko bost koma bost batean laurehun eta berrogeita hemezortzi milioi gehiago euskadiren defizita batekoz beste ehuneko zero koma zazpi izan behar duela eta zorpetze garbirako daukagun ahalmena gutxitu egin dela

zeinek jartzen ditu lehentasunak zuek esaten duzue diskurtsoan aipatu da murrizketak dituen aurrekontua dela diru sarrera gehiago

austeritate politikan hori jartzen du osoko emendakinak aipatzen dituzue gero eredua aldatu behar dela baita ere diskurtsoan azaldu da ez duzue aipamenik egiten alternatiboa izan daitekeen eredu hori nondik nora joango den

jakitea eredu alternatiboa non dagoen edo zertan oinarritzen den eredu alternatibo hori

murrizketarik gabeko aurrekontuak behar ditugu jaurlaritzak antzua den bidea aukeratu du eta burujabetasunari ateak ixten zaizkio eta menpekotasunean murgiltzen gara beno behintzat markoari dagokionez eta denak

hizkuntza berdina erabili dezagun gai hauetan behintzat eta gainera egunean

osoko emendakinak gipuzkoan eta hemen behintzat jakin dezagun zertaz ari garen behintzat

dagokionez nik ez dut ezagutzen antzeko parekotasunik hain handirik adibidez ricardo gatxagaetxebarria eta elena francoren artean

eta berdin berdin esaten da zenbat

estatuari kupo gisa berrehun eta hirurogeita sei milioi orduan zorroztasunari dagokionez behintzat

hizkuntza berdina erabili dezagun eta kontzeptuak ere berdinak izan daitezen gero egongo dira lehentasunak eta horretaz ere hitz egingo dugu zergatik

aipatu bezala lehentasunei eutsiz enplegu eta gizarte politika sailari dagokionez hazkundea dagoela hazkundea dago

eta baita ere etxebizitzako prestazio osagarri horrek ze

eta badakigu ere eskubide subjektiboa dela eta aurrikuspenak aurrikuspen ahal den neurrian asmatu egin behar da zuek esaten duzue urruti gelditu dela prebizioa errealitatetik baina eskubideak direnez

dirua sortu beharko da horretarako baina ukatu ezin daitekeena da horrek baduela bere tratamendua

ez dela atzo arratsaldean asmatutako kontu bat bere historia bat daukala baita ere legebiltzar honetan eta euskal instituzioetan eta berdin gertatzen da inbertsioekin

daukaten hazkundea ez da handia ehuneko hiru koma batekoa hala kalifikatzen baldin bada

baina garbi dago gainontzeko departamentuek bezala osasun departamentuak

aipatutako hori barnean duela hazkunde minimoa badauka bat koma batekoa gehiago behar dutela fijo baietz berdin gertatzen da

gehiago hartuko lukete noski baietz baina ez dago

eta ekonomiaren garapena eta lehiakortasunerako industriaren aldeko apustuari dagokionez

apustu bat egiten dela lehen aipatu bezala eustea ez da nahikoa ekin egin behar zaio eta aurrera ekiteko garbi dagoena da ekonomia suspertu behar dela

sanoena ahorroa dela inbertsioak egiteko ez zorpetzea

baina dauden ahalmenen arabera lehentasunak ere jarri dira

hemen daukagun kontraste hau modeloen arteko

modeloa eta ez modeloa ez zait gustatzen dagoena beraz nik beste modelo bat daukat baina aplikagarria da

aplikatzen da badaude esparru batzuk non

saiatuko naiz nire iritzia azaltzen zergatik nire uste apalean kontrako bidetik doa ustez modelo berria izan daitekeen

kontrako bidetik doaz industriari buruz hitz egingo dugu aipatu duzu pobrezia eta desberdintasunak egia da pobrezi tasak baina egia da baita ere nahiz eta

hemen batez besteko tasak

oso behetik daudela eta zuk aipatu duzun bestea

azkenean hor dago koefiziente gini bezala ezagutzen den hori

diferentzia edo desberdintasuna eta hemen garbi dagoena da euskadi bigarren postuan azaltzen dela

eta zuk espainiako datuak erabili dituzu eta espainiak euskadik baldin badauka hogeita bost koma hiruko

hogeita hamarekoa dena eta espainiak berak hogeita hamalaukoa dauka beraz hemen kanpaiak inork ezin ditu jo baina garbi dagoena da historian zehar lan bat egin dela eta hemen bataz bestekoa beste lurraldeekin alderatuz baina ez

punta puntako postuetan gaudela eta horren lekuko

zeren zuk aipatu duzu sobre bat erakutsiz errenta edo gizarte laguntza galdu duen

guregana ere etortzen dira noski guztiongana

guzti horrek sortzen duen larritasuna gizartean eta hala da orain historia txiki bat kontatuko dizut eta ez da asmatutakoa

onartu zen lehenengo aldiz esklusioaren aurkako legea aipatu zen

eta orduan ezker abertzaleak kontra bozkatu zuen

eta bere garaian herri batasunako parlamentari zenak

araba bizkaia gipuzkoa sozialistak abertzaleak

esaten dugunean gizarte babeserako euskal sistema erreferentzia bat da eta mehatxua ez da justizi sozialean edo herritarren eskubide berdintasunean sinesten ez dutenentzat

arduradun politiko giza dagokiguna euskadin eredugarria den gizartean gizarterako

behintzat ibilbide bat egin da eta ezker

nik badakit momentu honetan bildun beste aniztasun bat daukazuela zuen arten eta ibilbide ezberdinak egon direla baina

esaten ari natzaio guzti hau herri interesak defenditu behar zirenean hemen ere

eta ahal izan zuten momentu guztietan egin duzue kale

kale egitea da sistema horren aurka bozkatzea zergatik perfektua ez bazen ere sendotzen joan da eta denbora erakutsi du sistema hona dela

jasota dago aipatzen zenuen industriaren aldekoa apustua eta

filosofia aldaketa bat filosofia aldaketa bat enpresaren inguruan eta gehiago esango nuke zuentzako enpresa eta aberastasuna

eta horren inguruan daukazuen gogoeta eta aplikatzeko modua daukazuen tokietan egiten ari zaretena justu kontrakoa da nire ustez gure ustez azkenean enpresa ez duzue onartzen bere hartan bai

publikoa ez bada eta tokian tokiko pentsamendua politikara aplikatzen dizutenen zer egiten duzue gaur gipuzkoan lekuko

garbia daukazue bai badaude enpresa traktoreak eta

zergatik batek lehiatzeko esportatzen baldin badu eta kanpoan dabilen batek irabazia baldin baditu ere

aldamenean izaten ditu gipuzkoan adibidez enpresa munduarekin ez daukazu inongo erlaziorik bai ez ez

grabea da eta ikuspuntu horretatik egin duzuena da pymeak jakina enpresak dira eta gipuzkoan ere ehuneko

baina ez dira bakarrik txiki txikiak hamar langileko ere pymeak dira

modeloa enpresek eduki dezaketen jarduera horretatik kanpo esan tokian tokiko

agentziak edo bailarako agentzi horien eskutik

kontaktua jarriko gara eta egin duzue gainentzako guztia ahaztu ahaztu

dena kontu pasa eta hor bai antzematen dela hor bai antzematen dela

berri baten lehen urratsak ikusten ditugu enpresa aberastasunaren sinonimoa baldin bada eta zuentzat etsaia baldin bada gaizki goaz gaizki goaz

eta zuek ez duzue sinesten publikoa eta pribatua izan daitekeen elkarlan batetan agerian gelditzen da nabarmen eta horretarako oso adibide

joango bagina zuen osoko emendakinak atzekaldean daraman zatikako zuzenketetara hemen garbi ikusten da industriarako

erraza da karta ez dakit zeini olentzerori edo errege magoei baino hemen diskurtsoaz aparte

nik hainbeste behar dut honetarako esan behar duzuna da aldi berean nondik kenduko dudan hori

ariketa edo filosofi hutsa izan daiteke eta

edo grabeago dena zergatik hemen zintzo zintzo azaldu

eta gero zatikako zuzenketak hartzen dituzu eta hau sostengarria da honekin finantzatu nahi duzu

ba hemen ikusten da adibidez industriaren aldeko apustua gutxitu egiten duzuela bat batean berrogei milioi fuera gero esaten duzue

ertzainaren departamentuan ere barne departamentua edo seguritateko departamentutik beste hogeita bederatzi milioi kanpora ekipamendurako ez dakit zer ikusi ditut partidak eta ez dakit polizi hippie bat nahi duzuen etorkizunean jantziko ez dena emango ez dituena edo bere trajeak ordaintzeko gero igoal

hori serioa da ez da serioa industria ertzaintza eta non

urrats hori publifikazioaren urratsa ba adibidez osasun departamentuan

jakinda osasun departamentuak bizkar hezur publikoa daukala erabat publikoa

eta osagarri bezala daukana pribatua edo kontzertatua izan daitekeen hori

behintzat erdira jaisten duzue urtarrila lehenengotik aurrera zein izango da

eta bizkaitarren egoera behintzat zentro horietara bideratuta zeuden gaixoen egoera zein da hor bai erakusten duzue

adibidez hezkuntzan hori ez da aipatzen zorionez zergatik ezker abertzaleak historikoki ere eduki ditu bere debateak baina iritsiko da momentua

publifikazioa eta ikastolak eta gainontzekoak eta horretan ere jardungo dugu luze iritsiko da momentua ere

bere benetako desioa zein den eta jakina

jakinda hori obra bati binkulatuta dagoela diru hori ez baldin badago ez dago eta kito ez dago bete ezertarako

orduan hola nola egin daiteke aurrekontu bat ba oso errez ez dakizu nondik atera dirua

industrian bigarrengoa ertzaintza baita ere osasun departamentua

atal horretan sartzen da eskua ere seiehun eta bi milioi osatu arte

ez da sinesgarria osoko emendakina osoko zuzenketa bertan behera erortzen da ezin da osoko zuzenketaren inguruan diskurtso bat egin eta gero

zatikako zuzenketa horiek eduki behar zuten koherentzia bidean galdu

nik ez dakit etorkizunean aipatu dituzun gai horien inguruan

nahiago nuke akordioetara iristeko aukera izatea ez nukeena nahi

berriro ere ameskerietan erori gabe hogeita piko urte pasatu behar izatea oinarrizko errenta horren inguruan azaldu dizudan ibilbide horretan hogeita piko urte pasa eta gero adostasun batera iristeko

ez genuke behar eta nik ez dakit zuek itsasora

aurreko batean ere esan genizuen lurrean egonda ondo zapalduta pauso sendoak emanda guk ez dugula herri hau behin

irteerarik gabeko bidezuloan sartu eta itsasoratzeko ere jakin egin behar dela azkenean nora zoazen

zoazen itsasora

eta zenekin joan eta badakigu herri honek

hain zuzen ere bakarren batzuk pentsatzen zutelako bihar

izango zela benetako eta betirako askatasuna bihar ezti edo etzidamu izango zela benetako eta betirako askatasuna bihar etzi edo etzidamurako izango zela ez dakit zer

ez irteerarik gabeko bidezuloek ez da

auzoak sendo eman nahi baldin badira bide jakin batetan horretarako

baina gaur hemen egin duzuena osoko zuzenketa bat aurkeztu politiko izan zitekeena nire uste apalean eta errespetu guztiarekin

ez zarete sinesgarriak niretzako behintzat antzeko diskurtsoekin ez

antzezpena bi hilabeteetan akordioa nahi zenutela esan eta murrizketarik gabeko presupuestoak gurekin eta murrizketak dituen presupuestoak haiekin sozialistekin joko hori hain sinplea da

ez dago benetakotasunik eta benetakotasunik ez baldin badago ez dago sinesgarritasunik eskerrik asko
egibar jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arraiz jaunak dauka hitza

harrituta nago jarrerarekin egibar jaunaren eraso jarrerarekin gauza bat da aurrekontu egitasmo bat defendatzea eta badakit aurrekontu egitasmo hau defendatzea nahiko zaila dela

defentsa gisa ez zait ez ulergarria ez onargarria iruditzen beste alde batetik esan behar dut gipuzkoan bizi den arabar gisa esan behar dut oso ezker onez hartzen dugula gipuzkoan bizi garenok zer nolako kezka hartzen duen

gipuzkoan gertatzen denaren inguruan batzuetan gipuzkoako biltzar nagusiak ere

legebiltzar honek pentsatzen dut batzutan ere

inor ez delako beraiekin arduratzen eta

datuen arabera behintzat bizkaian eta araban dauden zenbait egoera benetan askoz kezkagarriagoak direla gipuzkoan daudenak baino beste alde batetik ere ezin dut ulertu egiten duzuena zuek koherentziaren maisu eta ez dago ulertzeko modurik iaz gipuzkoan eta onartu zenituzten

egonkortasuna instituzioen egonkortasuna funtsezkoa zelako etorkizunerako hori zen funtsezkoena eta aurten aldiz aldatu duzue irizpidea ematen du krisi egoeran ez gaudela gauzak aldatu direla ez dakit zer aldatu den

zuek beti koherentzia lezioak ematen gainontzeko guztiei beti atzera begira beti ispiluarekin atzera begirako ispiluarekin ba kasu honetan ere ez dakit non dagoen koherentzia

eta orain esaten duzue egin duzuela benetan eredu desberdinen arteko talka dagoelako eta lehen esaten zenuten ezetz

eta orain ematen du baietz orduan ez dago ulertzeko modurik gipuzkoako atalarekin amaitzeko

desberdina dagoela eredu alternatiboa dagoela ikusten dela noski gipuzkoan egiten duguna ez da egin nahiko genukeena ez da gure eredua baina indar harremanen arabera egin behar dugu berrogeita hamar batzarkidetik hogeita hiru dauzkagu eta horren arabera egiten ditugu gure politikak

egoera eta baldintzak mantendu eta hobetu ditugula klausula sozialak ezartzea lege bihurtu dugula eragile eta sindikatuekin elkarlanean zerga politika aldatu dugula onerako behintzat ahal izan dugun guztia tokiko garapen eredua

eta horretan dagoela benetan inbertsioak egiteko modua eta bidea eta lan erreformari gure partetik ahalik eta muga gehien jarri

lan erreforma hori babesteko inplementatzeko eta horren arabera ere elkarrizketa sozialaren mahaia martxan jartzeko hori bai confebaskeko mafia guztia oso pozik dago zuekin eta erabat salduta dauden sindikatuak

alegia ere bai horiek oso pozik zuen politikarekin guk beste gauza batzuk ere egin ditugu

non publifikatu ditugun hiru adinekoentzako egoitzak eta gainera langileen baldintzak

eta alde horretatik eta esan beharko nuke bilduk baduela enpresa munduarekin harremana aipatu dituzu

enpresa horietatik langile asko bildukoak dira edo bilduri botoa ematen diote baina enpresa horietako buru askok ere

gipuzkoan eta gainontzeko herrialdeetan eta esango dizut gauza bat enpresa buru horiek ez dute beraien burua batere ordezkatuta sentitzen

eta arantxa tapia sailburuaren partetik ere ez hori ere esango dizut esan digutelako harremana daukagu beraiekin eta esan digute hori horrela dela alde horretatik guk uste dugu gauzak beste modu batez egin daitezkeela aipatu duzunean egoera ez dela hain larria nik ez dut datu bataila horretan

nahiko adierazgarria da adibidez gaur egun euskal autonomia erkidegoan

pobrezia txirotasun arriskuan daudela esatea eta ez da guk emandako datu bat baizik eta caritasek eta beste batzuk emandako datua beste alde batetik ere gaur egun gure hiru herrialdeetan

egunero jaten dutenak elikagaien bankuetatik eta horiek gu bizi garen auzoetan bizi dira

gu beraien inguruan eta beraien ondoan bizi gara eta egoera hori guztia ez dugu zorionez pairatzen baina ikusten dugu eta guk uste dugu hori aldatu behar dela

euskal autonomia erkidegoaren zifrak daudela txipre malta grezia eta espainiaren parean hori baldin bada gure parametroa eta

baldin badugu gure ustez akabo eta amaitzeko gauza bat

edo bestela ez da zuk demostratu duzu akuarioko errege izateko borondate guztia duzula ez dago arazorik bakoitzak egiten du bere hautaketa guk ez dugu inolako arazorik horretarako baina guk gauzak aldatu nahi ditugu hobetu nahi ditugu

eztabaida hori egin zenean gogoratu nahi dut herri ekimen legegile batek ekarri zuela proposamen hona horren atzean sindikatuak zeuden ela lab esk eta beste batzuk hor zeuden gehiengo sindikal osoa hor zegoen

bazegoen eta herri mugimenduak eta sindikatuek salatu zuten zuek hemen hori guztia desitxuratu egin zenutela

eta benetan beraiek proposatutako eskubide sozialen kartak ez zutela zerikusirik eta horri

eta gero aralarrek eta gero eusko alkartasunak ere ezezkoa eman zioten desitxuratze lan horri

eta zorionez bakoitzak berea eta zuk esan duzu

esan dizut ez da gure eredua baina proposatzen dugu hitzarmen berri bat hitzarmen berri bat

euskal herrirako edo kasu honetan euskal autonomia erkidegorako eta maila horretan planteatzen dugu lau oinarrien inguruan esan duzu ez dudala oinarririk eman lau oinarri eman ditut

bata da politika publikoak horretan murrizketarik ez egitea beste bat da zerga erreforma gure ustez urgentziazkoa eta adibidez zuek

guztiz kontrako norabidean doa eta beste alde batetik enplegua suspertzeko benetako plan bat egin behar dela eta horretarako planteatzen dugula industrian inbertsio sendo eta iraunkorrak egitea eta eta inportanteena erabakiak hemen hartzea ez ekartzea beste toki batzuetan hartzen dituzten erabakiak eta hemen aplikatzea gure borondatea egon badago hemen mahai baten bueltan esertzen baldin bagara eztabaida dezakegu

eta agian adostu ere bai guk bakarrik eh bilduk zenbakiengatik kopuruengatik indar harremanarengatik bakarrik ezin du beste batzuen adostasuna behar du

halako eztabaida egiteko eta horren arabera halako politika propioak hemen erabakitzeko eta hemen aplikatzeko baina zuek erakutsi duzuena denbora honetan izan da ez duzuela inolako asmorik gurekin negoziatzeko izan eta hori lehen aipatu dut eta orain berretsi behar dut

posible zen gauza batzuk adostea eta gu gure parametroetatik atera gara gure posizio naturaletatik irten gara

kontraesanak sortuz gure baitan baina hori guztia egin dugu saiatzeko akordio horiek bilatzen

ez esertzea ere hori da kontua ez da aukerarik egon mahai baten bueltan eserita egoteko

hori da guk topatu dugun jarrera orduan ez dugu ulertzen zertara datorren orain esatea

guk ahaleginak egin ditugu tematu gara ahaleginean eta hala eta guztiz ere ezinezkoa izan da zuen partetik borondate politikorik egon ez delako

momentuz eta espero dut laburrerako izatea akuarioan lau pareten artean

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna erantzuteko bigarren txandan egibar jauna zurea da

egunero goiz eta arratsaldez eta gauetan informatiboa jarriz gero ere bai orduan hain izan da

hau benetan doan ala ez jakin beharko da eta hor gobernuak

zuek oinarritu duzue zuen estrategia guztia murrizketarik gabeko

ahalmenekin murrizketak beti egongo dira lehentasunak jartzen dituzulako batetik

baina funtsezkoak diren ongizate gizarte horren

horien defentsa konkretua egiten da eta sendoa egiten da aurrekontuetan

enplegu eta gizarte laguntza departamentuak

departamentu horretan jakinda behar den dirua egongo dela nola esan daiteke

ez daudenean edo hezkuntza departamenduan edo osasun departamentuan egiten den ahalegina ikusita nik ez dut esango txalotu egin behar duzuenik baina gutxienez egia aitortu esanez

esan zenbatetan oinarritzen duzuen

egiten duzue jakina baina osoko zuzenketak eztabaidatzen direnean ezkutatu egiten da orduan

zatikako emendakinak edo zuzenketak

egin nahi nuke baina nonbaitetik kendu behar dut ariketa hori egiten duzuenean jotzen duzue betikora abiadura handiko trena

hain gogoko duzuen industria hori baina ondo azaldu duzu zuk zein enpresario maite dituzun

zureak eske hain nabarmen gelditu da

adegik ez du gipuzkoako enpresarioa ordezkatzen zuk nahi zenukeena ez ba zientoka daude milaka

eta beraiekin hitz egin beharrean joaten da tokian tokiko agentziara ea non dauden ea zeintzuk maite dituen hasier arraizek etor daitezela

baita ere enpresa txiki horiek behar dute laguntza noski baietz baina orokortasunean ez baldin bada onartzen industria dela herri honen eta baita gipuzkoaren elementu estrukturante bat

eta atzo arte nonbait ez da deskubritu hori horrela dela

egin behar da eta aldez aurretik errespetatu zuk zerorrek azaldu duzu

oso nabarmena izan da maite ditut nireak eta besteak mafia dira hori al da gobernatzeko tenorea

gainera fiskalitatea aipatu duzu gaur kutxabank ez duzu azaldu

jakiteko non dauden ardurak eta arduragabekeriak

eta hor ere oso ikuspegi motzeko jendea zarete

euskal herriari begira euskal herriko jendarteari begira deitura berriarekin asmatzen da fiskalitate bat

kasu hartan alderdi sozialistarekin hitzartuta hori bai ez da begiratzen ez araban

ez da begiratzen ez ez nik jarriko det nire oinarria eta gainontzekoei esango diet zer egin behar duten

aldaketak eman badira zuen ustez diru sarrerak igotzeko gipuzkoan beste lurraldeetan baino gehiago errekaudatu da

ez eta ni jorrekin ez naiz pozten nik ez dut nahi nire

onura politikorako gipuzkoak gaizki joatea bilduk gobernatzen duelako

ez ez gipuzkoak ondo joan behar du eta gipuzkoa doa ondo zuek agintzen egon arren

baina ez kornerretik gainontzeko izanez hau egin behar da

baita ere bizkaitarrekin arabarrekin eta baita ere begiratu behar dugu

debate batean murgilduta daude horregatik nik esaten nuenean sinesgarritasun kontua aipatzen nuenean

eskaintzen dituzue aldiro aldiro akordioak beti akordioak edo euskal

ez dakit zer egiteko denetarako akordioak nik eskatuko nizueke sailkapen bat egiteko lehentasuna jartzeko

zergatik sinesgarritasunik ez duzuelako

zergatik esaten duzue ez alde bakarreko estrategiak burutu behar da

sozialistekin ez dago zer eginik hemen alde bakarreko estrategiarekin

eta guzti hau zer egiten dugu euskadiko edo euskal herriko udaletan espainiako bandera jarri aurretik edo ondoren

zer egiten dugu noiz egiten dugu mesedez ez da zuen txanda mesedez noiz egiten dugu

ez dago koherentzirik ez dago koherentzirik pausuak eman nahi baldin badira eman beharko ditugu mahai baten inguruan jarri aizu akordio bat nahi genuke honen inguruan beste honen inguruan ba posizio ezberdinak begiratu

da euskal politikagintzan egiten duzuena itxurakeria eta gero

eta hor bai antzematen dela modeloa modelo politikoa pixkanaka pixkanaka ikusten ari gera

esparru publikoari begira gizendu esparru publikoa

handitu gizartean dagoen esparru ezberdina pribatuak badira ito dependentzia sortu administrazioarekiko

eta gizartea hustutzen duzunean egiten duzu kontrolatu

eta hori da zoritxarrez zuek daukazuen modeloa ezkutuan daukazuena

eskerrik asko egibar jauna mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko